osoko bilkurari hasiera emango diogu hasi baino lehen jakinarazten dizuet gai zerrendako hamabosgarren puntua beste baterako utzi dela gai zerrendako

euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak enpleguko eta gizarte politiketako sailburuari egina euskadi lagunkoia

romarate andreak dauka hitza bai eskerrik asko legebiltzarburu orde andrea

pertsona nagusiak baldintza onenetan bizitzea dependentzia egoerarik gabe ahalik eta denbora luzeenean hori da aurrez aurre dugun erronka handienetako bat euskadiko pertsonen bizi itxaropena luzatzen joan da

herritarren zahartzeak behar berriak ekarriko ditu baina baita aukera berriak ere ildo honetatik hainbat ekimenetan parte hartu eta laguntzen dute euskal erakundeek nos consta

udaletxek parte hartu duten jakin nahiko genuke eta baita beste batzuei zabalik egongo den hurrengo urteetan gure ustez erakunde eta eragile guztien inplikazioa eta konpromisoa beharrezkoak dira zahartzerako etorkizun onena eraiki

autonomiaren sustapenean taldearen heterogeneotasuna aitortuz eta gizarte lagunkoiagoa eta solidarioagoa eraikitzeko eta mantentzeko asmoz beti pertsonak nagusiak eurak

eskertu emango dituzuna azalpena eta besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

mahaiburu andrea lehendakaria sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi euskadiko erakundeok begirada jarri dugu zahartzen ari diren pertsonengan

euskadin eta laugarrena hiritarren bizi kalitatean hobetzeko

berrogeita hamar udaletxe baino gehiagok parte hartzen dute kontua izan da gure lurralde txikia dela munduko sarerik handietako bat gara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

agirre andrea zurea da hitza dagoeneko

hasi zenetik urkullu jauna denbora horretan jaurlaritzak egindako lanari zer deritzozu eskerrik asko

jaun andreok egun on orain arte bezala horrelako galdera hain motz eta sinpleak egiterakoan beti esan egin dut

beraz erantzuna sinplea baino luzetxoagoa lehenengo partehartze honetan eta esan egin behar dut eusko jaurlaritzak datu zehatzetan oinarritutako balorazioa egin du eta positiboa da alde batetik hartu genituen konpromisoak bete ditugu hiru nabarmenduko ditut agirre andrea bat

gure aurrekontuak sozialak dira osasuna hezkuntza eta gizarte babesak

hau da gure lehentasuna bi susperraldi ekonomikoa eta enplegua bultzatzea plangintza oso bat onartu dugu bi mila hogei urteari begira

hiru lankidetza eta akordioak zabaltzea plan estrategikoak

itunak kontzertua kupoa aurrekontuak arlo guztietan ateak zabalik izan ditugu akordioetara iristeko eta bestetik

eta horietatik hiru nabarmenduko ditut ere ekonomia hazten doa

pobrezia tasa jaisten ari da eta berrikuntzan inbertsioa areagotzen da jakinda beraz lau urteetako zeregina dugula eta hau da kontutan hartu beharrekoa lehen urtean oinarri sendoak ezarri ditugu eta egonkortasuna sustatu gobernuak hitza bete egin du

eta zailtasunak ezagutuz eta onartuz helburuak betetzen ditugu eskerrik asko

pozik egotea sendotasuna behar delako ba zuk aurrean daukazun lan horri ekin

zuk ezin dituzu herri honek dituen arazo guztiak konpondu hori badakigu guk ere

ez dago hori zure esku zoritxarrez baina zure esku egon badago arazo horiei konponbidea edo konpontzeko bidea

ezartzea eta horregatik urtebete egin dugu

hartuko zenuen aurrean egingo zenuen itxaropenarekin baina

espainia atzerakoi eta atzeratu espainia antidemokratikoa erabakitzeko eskubidearen aurkako

auzo lanean eraiki dutenekin batu zara

merkeena da eurekin batzea hori egia da txikiak eta ahulak direlako baina eurekin batzea garestia da herri honentzako gure sena gure arima gure etorkizuna horiekin gordeko duzu euren eskutik joatea haitzartean ibiltzea bezala da eta gauza jakina da haitzartean zabiltzanean sekula ez da beherantz begiratu behar beti gorantz edo aurrerantz begiratu behar da amildegitik behera

haitzartean zabiltza pp eta psekoekin haitzartean zabiltza eta gainera beherantz espainiarantz begira eta horrela

zergatik ez duzu gora begiratzen zergatik ez duzu europara begiratzen europa herrialde aurreratuenen europara zer gurago duzu

zer gurago duzu zuk esan izan duzu espainiako estatu ereduak huts egin duela apurtuta dagoela mendia andrea apurtuta dagoela esan du

eman gura duzu estatu apurtu horrekin birzentralizazioari egingo diozu aurre eta

zelan finantzatu behar duzu autonomia hori enpresa handiek gizarteari ordaindu behar diotena gutxituz horrela

eta horri ekinez eta ostera pp eta confebasken politika ekonomikoari men egin diozu eta dirurik ez badago

siemens gamesa alfa la naval bada arduratzeko modukoa gure industria non dago zure industria politika lana ere gero eta prekarioagoa da eta soldatak murritzagoak herritarren ehuneko hogei edo pobreak dira edo pobreziaren ateetan daude

betikoari lotuta marka espainiari lotuta denok okertzen gara urkullu jauna baina

guk gura badugu eta zuk gura baduzu gracias

eskerrik asko agirre andrea erantzuteko lehendakari jaunak dauka hitza

prest hitzetatik ekintzetara pasatu behar da

zuek nola dituzue zuen ateak jaurlaritzarekiko aurrekontuetaz negoziatzeko nork irekitzen dizkizue edo nork ixten dizkizue ateak

hitz egin dezagun ezagutzen ditut gertutik gainera eta esan behar dut duela urtebete eta duela bost urte baino hobeto gaudela

ehuneko hirukoa da duela bost urtetik hona urtez urte osasunak hezkuntzak eta babes sozialak aurrekontu gehiago izan dute eta ez zuei esker duela bost urte zortziehun eta hirurogeita zortzi mila pertsona zegoen gizarte segurantzan orain bederatziehun eta hogeita hiru mila dira hau da

gehiago behar dugu bai baina bide onetik goaz kalitatezko enplegua gure helburua ere bada

lanean dagoen lau pertsonetatik hiruk kontratu finkoak dituzte duela bost urte pobrezia tasa hamairuan zegoen orain bederatzira jaitsi da europara begiratu behar badugu europan tasa hori hamaseikoa zen hemen baino hiru puntu gehiago eta orain hamazazpikoa da hemen baino zortzi puntu gehiago

ekonomiaren bilakaera positiboa da enplegu aukerak igo egin dira

ehuneko hamaretik jaitsiko gara eskerrik asko lehendakari jauna

egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu mesedez bakoitza zuen eserlekuetan eseri gai zerrendako hirugarren puntua galdera lander martínez hierro elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

en cuatro puntos el tipo nominal eskerrik asko martínez jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

biei batetik zerbitzu publikoak bermatzen ditugu bestetik suspertze ekonomikoa babesten dugu eta

galdera gloria sánchez martín euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lan eta justiziako sailburuari egina osalanek laneko arriskuen prebentzioan genero ikuspegia sartzeko hartzen dituen ekimenei buruz sánchez andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi

sánchez andrea gai zerrendako bosgarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak lehendakariari egina

de etxerat falsa sobre la dispersión muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

ekin beharrari buruz casanova jauna nahi duzunean

kaixo egun on guztioi oraintxe jorratuko dugun gaia berebiziko garrantzia dauka soldatei buruz arituko gara hurrengoan eta batzuetan onartzea gustatzen ez zaigun arren guztiok garrantzia ematen diogu soldatari

garrantzitsua delako gai hau soldaten bidez gizarte honen gehiengo batek lortzen ditu

behar dituen baliabide ekonomikoak eta argi dago ez dagoela ongizate orokorrean

oinarriak faltatzen badira eta zoritxarrez gai hau ekartzen dugu gaur

berriak ez direlako batere onak azken boladan soldatak jaisten ari dira pobretzen ari da soldaten bidez bere diru sarrera nagusia daukan jendea hau da gizartearen gehiengoa pobretzen ari da pobretzen ari zen

eta orain errekuperazioaz mintzatzen ari garen bitartean eta barne produktu gordinaren hazkundearen aurrean gauden bitartean soldatek jarraitzen dute

hori ez dela onargarria eta horren aurrean politika publiko sendoak aktibatu egin behar direla zenbat

soldatak kasu askotan gertatzen den moduan adierazle ezberdinak daude soldaten eboluzioa neurtzeko nik aipatuko ditut gaur hiru hiru nagusitzat jotzen ditudanak lehenengoa inek egiten duen encuesta anual de coste laborales delakoa

soldaten eboluzioaz bi faktore eduki behar ditugula mahai gainean alde batetik beraren eboluzioa eta beste aldetik prezioen eboluzioa eta bi faktoreen arteko harremanaren ondorioz hitz egingo genuke soldaten erosmen ahalmenari buruz benetan garrantzitsua den datua zeren

benetako efekturik prezioak gehiago igotzen badira ba ondo inkesta honen arabera encuesta anual de costes laborales inflazioa bi mila zortzitik bi mila hamaseira izan da ehuneko hamairu koma

soldatak tarte honetan igo dira ehuneko lau koma zazpi beraz inkesta honen arabera erosmen ahalmenaren galera hamar urte hauetan izan da zortzi koma bost puntukoa ipt da beste

ditu osatzeko adierazle hau beste denbora tarte bat aztertzen du bi mila zortzitik bi mila hamabostera eta tarte horretan

hamaika koma bostekoa eta soldatak neurgailu horren arabera sei koma zazpi igo dira beraz hemen

lau koma zortzikoa izan da eta beste neurgailu bat prezioen eboluzioa detektatzeko lan hitzarmenetan adostutako soldata igoerak

datuak serie batean bakarrik hiru mugarri aipatuko ditugu bi mila zortzian sinatzen ziren konbenioetan bataz besteko igoera zen ehuneko lau koma laukoa

bat hau da lau aldiz gutxiago sinatzen da konbenioetan eta mugarria

hiru koma hamaseikoa zela bataz besteko igoera eta horren ondorioz lan erreforma indarrean sartzen da eta sekulako beherakada dator orduan encuesta anual de costes laborales ek esaten digu erosmen ahalmena zortzi koma bost galdu dugula

eta hitzarmenetan sinatzen den igoera duela hamar urte baino lau aldiz

adecco enpresak egindakoa ela sindikatuak emandako datuak baina denak bat azterketa berberarekin edo ondorio berberarekin soldatak erosmen ahalmena galtzen ari dira hau da gehiengoa pobretzen ari da gauza

lehen aipatu den encuesta anual de costes laborales horretan aipatzen da joera areagotzen ari da azken urteotan

eduki du beherakada bat termino absolutuetan ez da soilik erosmen ahalmena galdu dela baizik eta soldatak beraiek jaitsi egin dira

bat koma zazpi jaitsi dira zenbakiak termino absolutuetan erosmen ahalmena kalkulatzeko gehitu behar diogu horri inflazioa eta

azkeneko urtean hain zuzen ere bi mila hamaseian galdu dugula erosmen ahalmena hiru puntu baino gehiago

hiru puntutan eta hori lehendakari jaunak ez du aipatu azken bost urteotako lehen egin duen irakurketa triunfalistan baina hori da faktore ekonomikorik inportantenetariko bat eta jendearen bizitzan eraginik handienetariko bat daukan

irakurketa asko egin daitezke baina nik ekarriko dut gaur faktore nagusitzat jotzen duguna soldatak jaisten ari dira

tartaren zati handiagoa poltsikoratzen ari delako

krisi tekniko batean orain barne produktu gordina hazten da orain beti erabiltzen den metafora erabilita ekonomiaren tarta hasten ari da baina enpresarioek dirudunek gehien daukatenek hasten ari den tarta horretatik gero eta zati handiagoa hartzen dute eta poltsikoratzen ari dira langileoi dagokion zatia

inpulsatzen ari da eta bultzatzen ari da soldaten jaitsiera hau nahi duelako

nahi duelako egiten du eta ahal duelako egiten du horretarako ppren gobernua madrilen inposatu zuelako lan erreforma bat aukerak ematen zizkiola patronalei

ahal du eta gainera jaurlaritzaren partetik uzten zaio egiten inoiz ez dugu ikusi gobernu honen partetik patronalari leporatzen zaionik soldaten inguruan egiten ari dena behar bezalako

gobernuaren partetik patronalen aurrean soilik ikusten dugu epelkeria

sindikatu nagusiekin enfrentamendu irekia daukan gobernu batek ez dauka gaitasuna patronalari exijentziarik minimoa egiteko

elkarrekin ateratzea baina hau daukan larritasunarekin kontutan hartuta gure ustez beste trataera bat merezi du merezi du trataera

egin behar du gehiengoak direlako eta arrazoia daukatelako langileek langileek behar dute

eta horrela aprobatu zuen gainera parlamentu honek beraz gobernuaren lana da hemen aprobatutako justua delako zilegia delako aurrera eramateko politikak egitea gure azterketa ez da manikeoa manikeoa dena aztertzen dugun errealitatea eta ase ezin honen jarrera amaituko dugu interpelazio bikoitza egiten alde batetik orain arteko patronalaren aldeko

uzteko langileen alde egitea gehiengoaren alde egitea justua delako eta beste aldetik gogoratu nahi dizut zuk zeuk hemen

politika orokorreko plenoan duela aste batzuk estatus berriaz mintzatu zinen eta esan zenigun eskuduntza berriak behar direla eskuduntzak

batu zenituen beraietako bat laugarrena da lan harremanen eta gizarte babes edo segurantzaren sistemaren ahalmen guztiak biltzen dituen multzoa ondorioztatzen dut hau ez bada ariketa literario soil bat

entretenimendu bat baldin bada hori lehendakariaren eta gobernuaren helburu politikoa uste dugu beste motako aliantzak eta bidelagunak beharko dira gaur egun indarrean dagoen estatutua betetzeko prest ez daudela esan dutenekin nola handituko ditugu eskuduntzen kopurua

argi gelditzen da jateko gauzaz aritzen ari gara hemen gauzak kudeatzen ditugunean gehiago eta hobeto jaten dugulako hemengo

ez lukeelako inoiz egingo edo bidea emango madrilen egin zen laboralari azken finean gaur pairatzen ari garen egoera soldatekin eta lan merkatuan madrildik inposaturiko politika baten ondorioa eta gai honetan eskuduntza falta izatearen beraz eskatzen dizugu horren alde benetan egin nahi baduzu
norabide berean doazen bidelagunak eta ez kontrako bidean doazenak orain arte egin duzun moduan eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna erantzuteko

legebiltzarkideok lehendakari sailburuok egun on casanova jauna nire lehenbiziko agerketan eta hain zuzen ere aurtengo

egin nuen agerketan argi utzi nuen soldaten igoerari buruzko komenigarritasuna ordura arte soldatek zeukan erritmo mantsoa zela ordutik hona sarritan errepikatu dut

soldaten errekuperazioa komeni dela guztien ekonomikaren erritmoak igoera

edo inflazioaren tasa igo gabe esan daiteke beraz adostasun handiagoa dagoela

lanpostuak sortuz eta produktibitatea

estatuko ekonomiaren gainetik gainera horrek neurri bat zabaltzen du soldatak igotzeko

ahots batzuk sortu dira sabadell bankuko kontseilari delegatua edo

bera esate baterako eragile sozialei eskatuz emateko lehentasuna soldaten igoerari europak igoera hauek behar

azpiazu jauna gai zerrendako zazpigarren puntua galdera eukene arana varas elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

eskerrik asko eskerrik asko arana andrea lehendakari jauna erantzuteko zurea da hitza

será creciente con el paso de tiempo eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

eskerrik asko eskerrik asko arana andrea lehendakari jauna zurea da hitza

gai zerrendako zortzigarren puntua galdera miren larrion ruiz de gauna eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina ikerketa zientifiko eta garapen teknologikoko jarduerei buruz
larrion anderea zurea da hitza egun on eta eskerrik asko

argitaratu egin du ikerketa eta garapena egindako inbertsioa grafikoan ikusten den bezala bi mila hamabitik geroztik etengabea

zein da lehendakariaren iritzia eskerrik asko larrion
anderea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

begira ni ere zure iritzi berekoa naiz ikerketa eta

inbertsioa zutabe estrategikoa da eta ardura hori lehenengo egunetik dugu hau da

urtetik hona esan egin beharra dut abiapuntua zein izan zen edo zein izan zen eratorria aitortu egin beharko dugu

guk ez genuela izan gure aurrekonturik baizik eta bi mila hamabietik luzatutakoa eta are gehiago mila ehun milioi gutxiagorekin bi mila hamairu

urte hartan mila ehun milioi gutxiago izan genituelarik eta krisi bete betean geundela eusko jaurlaritzak

eta hezkuntzaren osasunaren eta gizarte babesaren arloko zerbitzuak bermatzea finkatu zuen

horrekin batera datuak argi eta garbi erakusten duten bezala handitu egin dugu geroztik ikerketa eta garapenerako inbertsioa eta hauek dira datuak

urtean hirurehun eta hirurogeita hamasei milioi bi mila hamaseian hirurehun eta laurogeita sei

laurehun eta hamaika aurten eta datorren urtean laurehun eta hogeita hamairu izango dira beraz hemendik aurrera eta urtero gutxienez

ehuneko bostean aurrekontua gure konpromisoa inbertsio hori areagotzen jarraitzea da eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera nerea llanos gómez euskal talde

eitbk altsasuko erasotzaileen aurkako epaiketan duen posizionamenduari buruz llanos andrea zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko zupiria jauna llanos andrea zurea da hitza

zupiria jauna zurea da hitza señora llanos

azpiegituretako sailburuari egina euskadiko aholku batzorde juridikoaren irizpenen kontrako xedapen orokorrak onartzeari buruz lópez de ocariz andrea zurea da hitza

presidente andrea legebiltzarkide eta sailburuok egun on lópez de ocariz andrea zure galderaren erantzuna argi eta garbi

de los trámites eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea lópez de ocariz andrea zurea da hitza

eskerrik asko lópez de ocariz andrea erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko

anderea gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera hernández hidalgo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailburuari egina eusko trenbideak sa enpresa publikoaren material mugikorraren mantentzearen kudeaketari buruz
hérnandez jauna zurea da hitza eskerrik asko señora consejera

de este parlamento eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea hernández jauna lehendabizi esan beharra daukat

hernández jauna tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamabigarren puntua galdera
maider otamendi tolosa eh bildu taldeko legebiltzarkideak ingurumen lurralde plangintza eta etxebizitzako sailburuari egina alokairuko etxebizitza publikoak inbertsio funtsei eta
bankuei irekitzeari buruz otamendi andrea zurea da hitza eskerrik asko
presidente andrea egun on denoi egun on kontseilari jauna

aurkezpena egin zen nik hobeto plan zuzentzailearen

etxebizitzarako irizpen efektibo eta jasangarri baterantz pausu berri bat omen da plan horrekin jardunaldi horren helburua zure hitzetan epealdi horretan etxebizitza politiketarako identifikatu diren lerro nagusiak azaltzea izan zen baina

ez dut gaur hitz egin nahi zure agerraldia eskatu dugu batzordean eta izango dugu aukera nahiko horri buruz hitz egiteko

hainbat ardatz estrategiko aurkeztu ziren eta esandakoen arabera besteak beste alokairurako etxebizitza parkearen sustapenerako hainbat ekimen aurreikusten dira tartean ekimen pribatua

edota finantza erakunde eta finantza arlokoak ez diren erakundeekin hitzarmenak egitea etxebizitzen lagapenerako beste adierazpen batek ere gure atentzioa deitu du babestutako alokairua handitzeko neurrien artean

erabilera lagapenaren erregimenean bizitegi multzoak sustatzea edo eskuratzea ezin izan genuen aurkezpen hartara joan osoko bilkura izan genuen goiz hartan baina oso deigarria izan da prentsa ezberdinetan ze titularrarekin jaso duten berria

beraz alokairuko etxebizitza parkearen sustapenerako neurri eraginkorra dela iruditzen zaizu alokairuko etxebizitza publikoak inbertsio funtsei eta
bankuei irekitzea eskerrik asko otamendi anderea

operazio hauek justifikatzeko erabiltzen duzuen aitzakia

alokairu publikoko eskaintza handitzea eta alokairura bideraturiko etxebizitza publiko gehiago egin ahal izateko diru sarrerak lortzea

ezin dira etxebizitza politiketara bideratzen diren bitartekoak guztion dirua poltsiko pribatuetara bideratu eta hau ahalbidetzeko neurriak

hartu berrogeita hamar urtez konprometitu inbertsio funts edo bankuekin seiehun eurotako alokairu bat ziurtatuz berrogeita hamar urtetan guztira hirurehun eta hirurogei mila euro etxebizitza bakoitzagatik

gureak herritar guztionak diren mila bat etxebizitza publikoaren alokairuagatik hirurehun eta hirurogei milioi

mesedez edo inbertsio funtsek eta bankuek saldu edo alokatu gabe dituzten etxeak epe luze batez berrogeita hamar urte izan daitezke alokatzeko konprometitu

kalegorrian utzi dituztenen etxeak barne diru publikoarekin erreskatatu ditugun finantza erakundeei ez genieke eskatu beharko hutsik dituzten etxe bizitzak

dirua behar da bai eta dirua falta bazaizue honetara bideratzeko gobernu honen ezintasunagatik da batetik

beste lehentasun batzuk markatzen dituzuelako zuk barne gobernu honen parte zaren heinean

guk nondik kendu etxe bizitza politiketara askoz diru gehiago bideratzeko eta bestetik
aurrekontuetan diru gehiago eskuragarri eduki nahi baduzue egin egin beharreko eskerrik asko otamendi andrea arriola jauna zurea da hitza

eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako hamahirugarren puntua interpelazioa julen bollain urbieta elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideok sailburuok

mila esker eskerrik asko bollain jauna erantzuteko azpiazu jauna zurea da hitza

ezinezkoa da kontuan hartzea joan den asteartean

alderdien artean gure erkidegoko fiskalitateari buruz adostu bat hitzarmena

beraz uste dut eta batera edo bestera euskadiko zerga koordinaziorako organoan parte hartzen duten erakundeek parte hartu dutela prozesu osoan uste dut gainera onartu diren zerga aldaketak segurtasun bat

berriak ekarriko dituztela gure ogasunetara

europar joerak eta nahiak jarraitzen dituztela fiskalitate

eskerrik asko azpiazu jauna bollain jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko bollain jauna azpiazu jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko azpiazu jauna gai zerrendako

interpelazioa leire pinedo bustamante eh bildu taldeko legebiltzarkideak ogasun eta ekonomiako sailburuari egina bi mila hemezortziko aurrekontuen harira pnv pse eta ppk adostu nahi duten zerga proposamenari buruz pinedo andrea zurea da hitza

egun on azpiazu jauna hemen nago berriz ere bai berriz ere gaude zerga sistema zerga bilketaz eta honek jarduera publikoan duen eragin zuzena hitz egiteko zerga bilketak politika publikoak garatzeko

eta lanpostu duinak sortzeko eta mantentzeko politikak indarrean jartzeko duen garrantzia agerikoa da azken finean gizarte garatu kohesionatu eta solidario bat eraikitzeko hain funtsezkoa den sektore publiko indartsu batek behar duen diru sarreren atal garrantzitsuena da zerga bilketa zuk

diru bilketa nahikoa eta egokia izatea izatez

zerga bilketatzearen beharra edota prezio fiskala handitzeko margenaren existentzia ere

kontrako erantzun azkarra izan zuen bai patronalaren aldetik bai ppren aldetik eta nolabait ere zure alderdikide ezberdinen aldetik

ordezkariak atera ziren argi uzteko ez zutela horrelako premiarik ikusten zerga erreforma egiteko eta bi mila hamairuko erreformaren emaitzak aztertu arte itxaron behar zela azterketa horren emaitzak aurkeztu zituzten eta euren ondorioa izan zen

bi mila hamairuko erreformaren emaitzak eta ezarritako helburuak beteak zeudela nahiz eta datuek argi utzi

zenbatekoak bete aldundiek zerga erreforma sakona baztertu egin zuten

batzuk egingo zizkiotela iragarri zuten uda ostean aurkeztuko zituzten gipuzkoako ogasun ahaldunaren hitzetan sistemari egin behar zaizkion etengabeko

gobernu kideek balizko zerga erreforma bat aurkezteko beraien arteko negoziazioa hasi zuten uda baino lehen

ondo dakizunez aspaldi gure prestutasuna azaldu genuen

zerga erreforma sakon bati ekiteko herri honek behar duen zerga sistema adosteko izatez uda hasieran gure proposamena publiko egin genuen

baina erantzunik ez bat ere ez uda bukatu zen eta hainbatetan iragarritako zerga erreforma proposamena ez zuten aurkezten ez pnvk ez psek eta horretan berriz ere bizkaiko ahaldun nagusia agertu zen

hacen un tachón en nuestro mapa y nos olvidan eta jakina arrapaladan agertu ziren pp eta confebask ongi etorri klubera esan zion ppko

psetik totorika jaunak auténtico error moduan definitzen zuen rementeriaren proposamena ikustekoak jaioak gara

neurri txikiak baliketan eragin txikia egingo zutenak baina hainbat hilabete batzuk eta besteak pozteko adostutako aldaketa xumeak aurkezteko

azpiazu jauna benetan zer da hau zer gertatu da non dago orain dela bederatzi hilabete eskas hemen zerga erreforma sakona eskatzen zuen sailburua non geratu dira diru sarrerak eta politika publikoak mantendu eta elikatzeko beharrezkoak diren zerga erreforma sakonen eskariak

zerga politikak definitzeko unean eta tamalez azpiazu jauna

zuk men egin duzu euskal herria bilduk aberastasunaren banaketa progresibitatea ekitatea

eta defendatuko du desberdintasun sozialak ekiditeko funtsezko tresna delako gure herriaren garapenaren oinarri sendoak eraikitzeko funtsezkoa delako eta hori guztia garatzeko guk bai diru bilketa nahiko lortzen duen zerga politika defendatzen dugu baina azken egun hauetan pnvk psek eta ppk adostutakoa hitz

hartu duzuen norabidea kontrakoa da oso kontrakoa eta norabide horretan nahiz eta zerga bilketak ekonomiaren dinamika propioagatik igo egingo den hori badakigu ez duzue inolaz ere euskal gizarteak behar dituen

izango eta berriz ere entzungo zaituztegu gehiago izatea gustatuko litzaiguke baina

zer gertatuko da diru bilketarekin azpiazu jauna zure iritzia jakin nahi dugu benetan egoera honekin eroso zaude

gehiagorako aukerak izango dituzula aurrekontuetan guk argi dugu herri honek behar duen zerga erreformaren kontrako norabidea hartu duzue eta horrela

oso gaizki eskerrik asko

erreformaren emaitzak nik uste dut

hori da nire apustua benetakoa kontuak egin duzulako eta hitz egiteko

erantzuna berreskuratuko dut eta saiatuko naiz

prozesu guzti hau hasi zenetik jaurlaritzak eta foru aldundiak bat etorri gara zeintzuk izan behar diren

helburuei buruz bat etorri gara edozein erreforma ahalik eta kontsensu politiko eta erakundeekiko gehienarekin egin behar zela

irakurtzerako orduan eta azkenik bat etorri gara eta hiru lurralde historikoetan

dezakezue orduan aholku bat emango deutsuet lan

besteokin batera akordio batzuetara heltzeko aurrean daukagu

batzar nagusietan eta seguru nago hobetzen baduzue erreforma onartuak

un mensaje falso eta hau da kontatzen ez dena

kontatuz gero tesi batzuk argumentu barik geratu

eta baten batzuk arazo latz bati aurre egin beharko lioke hau da nola azaldu jendeari erreforma honen kontra daudela

de la fiscalidad eskerrik asko eskerrik asko azpiazu jauna

esta decisión no es la correcta eskerrik asko pinedo andrea amaitu zaizu zure denbora azpiazu jauna

pocos días eskerrik asko eskerrik asko azpiazu jauna gai zerrendako hamazazpigarren puntua galdera

berrordainketa farmazeutikoari buruz blanco andrea zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea

berriro ere zer nolako zaplaztekoa eman dio auzitegi konstituzionalak autogobernuari dirudienez estatu espainolak ez du nahi gure eskumenaz baliatu ahal izatea herritarron mesedetan estatu espainolari bost

ezin badute ordaindu eurentzat beharrezkoak diren botikak

dekretuz dekretu saiatu da ppk asmatutako

aurre egiten baina beste behin jaso den erantzuna danbateko bat izan da dirudienez auzitegi konstituzionalaren asmoa da diru sarrerak bermatzeko errenta

pentsiodunek hirurogeita bost urtetik gorakoek alargunek umezurtzek langabezia saria jasotzen eskubidea galdu duten

uztea bai jakin badakigu aldi honetan estatu espainolak bertan behera utzi duen dekretua bi mila hamabikoa dena

etenean zegoena baina egun bi dekretu ditugu indarrean darpón jauna zuk zeuk argitaratutakoak

eh bilduk aurkeztutako ekimen bati esker eta hori da

dizugun galdera auzitegi konstituzionalak sententzia honen bidez berezko araubidea zakarrontzira botatzen du

eguerdi on guztioi eusko jaurlaritzak hainbat eta hainbat alditan erakutsi du

dekretuarekiko erabateko gutxiespena lege dekretu horrek osasunaren babeserako eskubidearen sustapenean eta garapenean atzera egitea ekarri zuen

osasun laguntza eskuratu ahal izateko unibertsaltasun printzipiotik aldendu egin zen eta koordainketak handitu egin zituen

eskerrik asko darpón jauna blanco andrea zurea da hitza

eaen hala erabaki zelako eta orain diru hori jasotzeko aukera estatu espainolaren esku dago

errege dekretuak unibertsaltasuna eta ekitatea ekiditen ditu horretan ados gaude zuk ondo dakizunez eusko jaurlaritzarentzat bi printzipio horiek

dira horregatik hain zuzen ere gure esku egon diren neurri guztiak hartu ditugu

eta ekitatearen alde gaude eta horretan ari gara nola ekintza jakinak bideratuz une honetan

beharrezkoa da sententziaren azterketa sakon eta lasaia egitea horretan gaude eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

hemezortzigarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina

zupiria jauna zurea da hitza barrio jauna

eskerrik asko zupiria jauna gai zerrendako hemeretzigarren puntua interpelazioa josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak segurtasuneko

arretarako zerbitzuaren esleipenari buruz becerra jauna zurea da hitza egun on guztioi

eskatu zuen gauza bera lan baldintzak hobetzea baita ere zuk langileekin biltzea eta kontratuan sartu duzuen aurrekontuaren gehikuntza langileen lan baldintzak hobetzera zuzentzea eta zer egin duzue

beste aldera begira eta parlamentuak eskatu duenari kasurik ez

becerra jauna erantzuteko beltrán de heredia andrea zurea da hitza eskerrik asko

eskerrik asko beltrán de heredia andrea gai zerrendako hogeigarren puntua interpelazioa javier ruiz de arbulo cerio euskal talde popularreko legebiltzarkideak segurtasuneko sailburuari egina arabako miñoien atalari buruz ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu anderea legebiltzarkideok

beltrán de heredia anderea ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

adierazpen instituzional bat irakurriko dut jarraian manuel garcía caparrosen heriotza bortitzaren

eusko legebiltzarrak eginiko adierazpen instituzionala manuel garcía caparros andaluziarako autonomiaren aldeko milaka pertsonetako manifestazioetan zehar zendu zen poliziak ustez egindako tiroaren ondorioaz gertaerak diputatuen kongresu ikerketa batzorde baten helburu izan ziren eta gaur egun

sarbiderik ikerketa batzorde honen edukietara eta bere kasuan bertan gertatu diren konklusioetara

onartzen dugu hurrengo adierazpen instituzional euskal legebiltzarrak

andaluziako gazteen hilketa argitzeko eta gertaera honen epailearen ikerketaren beharra aitortzen du hori egiten den unetik aurrera

giza eskubide urraketa larriko biktima aintzat